egun on ya

osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik jakitera ematen dizuet joseba zorrilla ibañez legebiltzarkideak botoa delegatu egin duela gai bakarra euskal autonomia erkidegoko bi mila hemeretzigarrena urteko

proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaida eta botazioa jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua aurkezteko azpiazu jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari jauna sailburuok

euskadiko aurrekontu orokorren lege egitasmoa aurkeztera

desazelerazioa aurreikusten duen testuinguru batean egin da baina hala ere

aurreko aurrekontuen aurreikuspenak kontuan har daitezkeen

alde batetik hazkunde ekonomiko handiko aldi bateko emaitzak jaso dituelako eta bestetik kudeaketa eraginkorra eta arduratsua egin delako horri esker gobernua osatu zenetik

ia bi urte hauetan aldaketa nabarmena egin ahal izan da finantza publikoetan el contexto económico del nuevo presupuesto heredada

eta eh bilduk mahai gainean ipini dituelako bai bi gai zehatz eta talde zehatz bat hau da diru sarreren bermatzeko errenta jasotzen

ezetz esan behar izan dio beste politika batzuei eta horrez gain kudeaketaraino heltzen den eremu bat eskaini dio

aurrekontuen ingurutik haratago hori ere eh bilduk baloratu beharko lukeela uste dut el gobierno mantiene su oferta una oferta

eskerrik asko azpiazu jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkariek daukate hitza beraien osoko zuzenketa aldezteko hernández jauna zurea da hitza

egun on lehendakari jauna azpiazu jauna

eskerrik asko eskerrik asko hernandez jauna martinez jauna zurea da hitza

eta bortizkeria matxista partida hauetan jartzen diren baliabideak igo behar dira

pertsona eta urte bakoitzeko hogeita bost eurotako inbertsiora heltzea da baina zer proposatzen da benetako fraude bat urtero urtero errepikatzen diren partidak hasi egiten ez direnak

lanean emakumeen aurkako genero estereotipoak handitzen dituztenak dira

gobernuaren hitz berberak hartuta erreforma fiskala argi dago beharrezkoa dela lehenbailehen argi dago europan ematen de presio fiskalaren behetik zazpi puntu egon da urtero

diru sarrerak galtzen ditugula argi dago ezin daitekeela onartu

hogeita bosta ordaintzea eta langile batek ehuneko berrogeita bederatzia arte ordaintzera arte

euskal ezkerraren ereduan injustizia hauekin bukatzea premiazkoa da ez dakit beste batzuek ere erosiko duten euzko alderdi jeltzalearen

eta gure langileek jasaten duten injustizia fiskala mantentzea

hori da eredua hezkuntzan ere lotsagarriak dira aurrekontu hauek

elkarrekin podemosena eskola publikoari prioritatea ematea eta euzko alderdi jeltzalearena non hezkuntza publikoaren inbertsioa

zuen ereduan euskal herriko unibertsitateko medikuntza fakultatearen eraikuntza atzeratu egiten da deustuko unibertsitate pribatuari eragozpenik ez sortzeko

aurrekontu hauek ez dute ezer aldatuko hezkuntza politiketan ezta ere euskara politiketan aldaketarik ez eta ere gazteentzako exekutatuko ez diren partidekin

exekuzioa zero euro mila bat euro gazteen erretorno planetan erabiltzea esaten duzue titular polita baina azken urteetan

onurak bakarrik bost pertsonek jaso dituzte eta hau ez da

aldatu egin behar dira literalki bost pertsonek bete zituzten

aldaketarik ere ez garapen kooperazioan eta ez laguntza internazionalean gure legeak ez betetzen jarraitu duzue ehuneko zero koma zazpian inbertitu gabe

hau da aurrekontu hauen errealitatea gizarte politiketan suspentsoa nahiz

baina ez defizit soziala kentzeko edo txikitzeko eta sinestezina izango zen gaur ezkerrak deitzen diren bi indarrek arazorik gabe aurrekontu hauei lehenengo pausua ematea gizarteari

bi eredu daude euskal ezkerrarena elkarrekin podemosena eta euzko alderdi jeltzalearena

eta batzuek euzko alderdi jeltzalearen eredua aukeratzen ari zarete es sorprendente

pnv eskerrik asko eskerrik asko martinez jauna aurkako txandan nork parte hartu behar du

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta egun on guztioi

gogoratzen dot espresio hori zuk behin hemen erabili zenduala niri burura etorri jatan

baina zer sinesgarritasun deuko lehen

irratia entzuten eta urruzunoren elkarrizketa entzun dot eta nik beste inoiz erabili izan dot infantilismoa aipatzen izan dau berak

lenin ekarri dau burura eta gogoratzen dot aurreko batean be komentatu genduala eta niri etorri jat burura josé mujicari telebistan egindako elkarrizketa bat eta bertan

eta bertan elkarrizketan esaten eban josé mujicak miren

desastre la política sanitaria osasun planteamenduan egiten dena ez da nahiko

osasun desberdintasunei aurre egiteko hemen euskadin darpón sailburu denetik hona azkenengo

euro inbertitu dira osasun sisteman beste leku batzuetan ospitaleak ixten izan diren bitartean azkeneko urteetan euskadin

urdulizen eta eibarren ah ze desastrea industria politika ah ze desastrea hemen euskadin

urtearen amaieran industriaren pisua barne produktu gordinean ehuneko hogeita lautik gorakoa zen eta arriola jauna doa hemen eta orduko gogoratuko dudaz bere berbak

eta bera ez da euzko alderdi jeltzalekoa ez da euzko alderdi jeltzalekoa beraz eta esan eban oigan que yo voy por españa decía

ez duzue negoziatu baina orain aukera izan ahal duzue diru sarrerak bermatzeko errentarako berrogeita bat koma sei milioi eurotako gehikuntza egon ahal da lana bultzatzeko berrogeita bost milioi gehiago egon ahal dira

ehun eta berrogei milioiko hobekuntza orain arte aipatutakotik aparte

oraindik denbora gehiago daukat hemendik

posible da euskadira etorri eta aldarrikapenak izugarri gaitzen dira han askoz gutxiago

eta hona etorri eta ezer ez da nahiko zuen eskaerak asetzeko zuen eskaerak asetzeko ezer ez da nahiko

atzetik isilean diskrezioz nahiz eta aitortzen dozuen hemen egindako politikak onak direla zuek planteatu dozun osoko zuzenketak ez dauka sinesgarritasunarik

aurrekontuak pentsionistan igoerak onartzeko guk

hortik aurrera zer eragozpenak ipini bidean lehen esandakoa

politikan ezin da ibili ezin da ibili eta politika ariketa praktiko bat da errealismotik abiatuta bultzatu behar dena eta ez ilusionismotik eta utzi alde batera ehun eta berrogei karaktereko politikak benetako politika egiteko gogoa badaukazue behintzat

andrea erantzuten txandan elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martinez jauna zurea da hitza

gorospe andrea gure bekatua infantilismoa bazan zeuena paternalismoa

baina soberbia hutsa autokritika bat ere ez eta gainera esaten duzue geure gainean dagoela aurrekontuak gainditzea ez ez ez zuen lana da aurrekontuak gainditzea ez geurea zuek zarete gobernua eta zuek eraman behar dituzue aurrera eta zuek lortu behar dituzue behar diren bozkak

baina nik uste dut zuk pasatako proiektua eta guk irakurritako proiektua ez dela berbera

bi mundu ezberdinetan irakurtzen dugu proiektua benetan politika orekatua egin behar dela esan duzu razionala egia ados baina gertatzen dena da zuek beti orekatzen duzuela politika goikoentzat leku berdinera beti

esaten zuen azpiazu sailburuak tren bat pasatzean trena hartu behar dela

betikoa bakarrik leku vipak dituela eta jende normala edo barrakoietan edo

eta beste bat eraikitzea non danok kabitzen garen

oso urrun hartzen dituzuelako gure proposamena ala

estratosferan ordez lur azpian eta argirik gabe

eszenatokia ez da errealismo politikoa ez da

benetako proiektua da enpresa handiak montatzen duten proiektua eta batzuen eta bakarrik txiki batzuen eta pertsona gutxi batzuen

jarraitzea horrelako antzerkietan jokatzen

euskadiren parte berberera parte txiki batera eta guk euskadiren parte

begiratzen dugu horregatik proposatzen dugu erreforma fiskal bat

beste oreka presupuestarioaren legea betetzen duena arazorik gabe

alderdi popularrarekin zuek ahal izan duzuela itundu baina gurekin ez gurekin ezin zen ezer hitz egin iaz bai aurten ez

zein da honen arazoa presupuestarioa ekonomikoa ez

politikoa hamabost proposamen jarri genituen

hitz egin duzu berdintasunari buruz zuen txostena oso argia da eta zuen txostenaren nota ez doa zuk apuntatu duzun bidean zuen txostena argi eta garbi partida horiek berdintasunean sartzen diren partidetan kontatzeko hombre duda batzuk sortzen zirela

exekutableak direnak zuzenean exekutableak direnak berdintasunean dira hamabost milioi

dekreturik gabe daudenak eta ez direnak exekutatuko hurrengo urtean

urtebetekon antelazioarekin eta ikusiko duzue nola eztabaida hau berriro izango dugun bi mila hemeretzia

ez direnak exekutatu esaten duzue ere funtzionarioen

eskerrik asko martínez jauna erantzunen bigarren txanda

nada más y gracias eskerrik asko corcuera anderea gorospe

aipatu izan duzu baita deuda kentzera zuzendatuko aurrekontuak direla eta gonbidatzen zaitut madrileko

erakunde asko ez dagoz baina madrileko udalak aurkeztu dauan plan ekonomiko finantzieroa aztertu dagizula

zorra kentzera zuzendutako plan zorrotz bat zein dan ikusi daizun

hori da esaten duena hogeita hamaikagarrena orrialdean dago eta bertan egiten dauena da gogoeta bat txosten hau horregaz egiten da ikuspuntu kritikoagaz aztertzeko bere osotasunean aurrekontu osoa eta ikusteko benetan horretara doan hogeita hamaikagarrena orrialdean daukagu

eta pobreziarako arriskua ehuneko hogeita hamaretik gora dago euskadin ehuneko bederatzikoa denean aipatzen izan dozu desastre de la política educativa bigarren txandan egindako intebertzioan eta esaten izan dozu zuzentzen dogula ehuneko berrogeita hamar eskola publikora eta ehuneko berrogeita hamar

defendatuko du hemen ikasleak berrogeita hamara eta berrogeita hamara dagoz banatuta bi sareetan baina

eta ehuneko hogeita hamarean eskola kontzertatua ikastolak kristau eskolak eta beste hainbat eta hainbat eskola

hezkuntza sailari dagokionez guztiz manipulatuta dagoz osoko zuzenketan

laurehun eta hamar milioi gehiago igo da ehuneko hamasei koma zortziko gehikuntza izan du

igotzen da hirurogeita hamazazpi koma zazpi milioi

soldatak ekiparatzeko eskola publikoagaz euskal herriko unibertsitateari dagokionez ehuneko hiru koma lau igotzen da

eta horrela jarraituko dogu eta la facultad de medicina hain beste aipatzen dozuena

proiektuan horri aurrera egiteko eta euskal herriko unibertsitateagaz hori adostu behar izango da euskararen esparruan helduen euskararen prozesuan aurreikusita dago aurrekontuetan eta oraintxu izan dogu hemen lege proposamen baten eztabaida

euskal herrian bizi diren guztiak be bi mailara arte ikasteko aukera izan dagiela eta zuek diozue hori horrela

leku ilunetan eta ezkutuetan ez jauna ez jauna

beti leku ilunetan ibiltzen genbiltzan gu euzko alderdi jeltzalekoak los lugares

beti txalotu behar dana ez da izaten irabazlea batzutan galtzailea be txalotu behar da

hitza osoko zuzenketa aldezteko damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

erantzuten txandan euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

pues aplíquese el cuento eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz

abesti bat gogoratuz osoko zuzenketa eztabaidatzen zenduan eh bilduri eta esperantzara leiho bat itxi da

guztion artean gai izan gaitezela adostasun bat lortzeko eta esperantzaren leiho hori aprobetxatzeko y no con un frenazo como

corríamos el riesgo de terminar eskerrik asko legebiltzar buru andrea eskerrik asko gorospe

eztabaida amaitu da eta bozketara sartuko gara bozkatuko duguna da bozketan jarriko duguna da itzuli egiten zaion legen proiektua jaurlaritzari bai ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa hogeita hamazazpi contra ez da itzultzen lege proiektua jaurlaritzari

mila esker lehendakari andrea legebiltzarkideok egun on guztioi euskal herria bilduko hamasei legebiltzarkideek aurrekontu proiektua itzultzearen alde bozkatu dute gaur

egin gara ni neu abstenitu egin naiz ez ohiko bozka ez ohiko egoera batean

gure helburua ez dela aurrekontu hauek onartzea gure helburua milaka pentsiodun pobreziatik ateratzea dela

eta kalitatezko enplegua sustatzea dela batak bestea dakarrelako hau da gobernu honen politikak aldatzea dela gure helburua horregatik bi abstentzio bi abstentzio esfortzu handia eskuzabaltasunez egindako lana

horrela egin duten pertsona guztiei eskertu nahi diedan jarrera arduratsua eta ez dezagun gaurko debate honetan desitxuratu egin dugun lan hori

oro ez da urre gobernuak erakutsi nahi digu guztia ongi dagoela baina hamar urteko sakrifizio ikaragarriaren ondotik

ekonomiaren etorkizunean nik desagertzea nahi nukeena zinez diotsuet eta galdutako hamarkada honen emaitza

lelo gobernu honek erakutsi dezagun bada hitzez harago kalean milaka herritarren eskaeren aurrean gobernu honen asmoa ezikusiarena egitea bazen ere

benetan harro gaude gehien behar duten herritarrak eztabaidaren erdian daudelako une honetan aberatsak aberatsago eta langileak gero eta pobreago

ez ditzagun bazterrean utzi bizitza osoa lanean eman duten pertsonak

kontraturik gabe lanean aritu direnak horregatik eta herritar guzti horien itxaropenaren defentsan gure gaurko botoa aukera

euskal herritarrei zor diegu araba gipuzkoa eta bizkaiko euskal herritarrak begira dauzkagu eta zuen buruari

guk esaten dugu berriz ere gure eskua luzatuta dagoela gure akordioaren edukiak ezagutzen dituzue zuen esku dago mila esker